egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna gai zerrendako lehenengo puntua mozioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eta bizitzak erdigunean jartzeko tresnei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andereak dauka hitza

etorkizuna feminista da elkarrekin podemos taldeak ez du zalantzarik eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi gaur

egoerari buruz eta arretari buruz hitz egiten dugu eta bereziki egoera horretan dauden pertsonei buruz egia da

dela eta ezinbestekoa dela botere publikoek erabaki zehatzak hartzea dagokion arreta gai honetan emateko hoy hablamos de cuidados

egun on guztioi ekonomia hitza etimologikoki oikosnomia hitzetik datorrela azaltzen du yayo herrerok oikosnomiak

esan nahi du hitzak historian zehar egin duen ibilbidearekin egun duen ulerkeraraino eraman dugu etxeko espaziotik hain urruti dagoena etxeko atea itxi eta

zen hitz hau ostean lan produktiboan jarri zuen arreta eta amaitzeko egun kapitala erabiltzen amaitu dugu analisirako gako gisa balioa gure ulerkera murritz eta ergelean herrerori lapurtutako hitzetan

ulertuko dugu ekonomia feministak ordea urteak daramatza azken ulerkera honi

hasierarako ideiara itzultzeko edo behintzat honek ere jendartearen antolaketan duen eragina aztertzen argi dagoelako merkatuak eragina duela bai baina nork

sostengatzen du sistema hori guztia baina zer suposatzen du zaintza erdigunean kokatzeak politika publikoetan

ez gaude ohituta horrela lan egitera eta hausnarketa sakon bat eskatzen du honek zainketak ikuspegi zabal batetik ulertu behar dira eta ez dira mendekotasunera mugatu behar pertsonak guztiek momentu guztietan behar dituzte zainketak zainketa hauek duinak izan daitezen eta ez beste batzuen zaintza eskasen kontura egindakoak eskainitako eta

dauden beharrei erantzun behar diete kalitatezkoak askatasunez aukeratuak eta betegarria izan behar dute zainketa duinak edo eskasak eskuratzea

jendarte bereizketarako funtsezko elementu bat da ordea egun jendarte patriarkalak

egiten diren zainketak lehenesten ditu hau da familiaren barruan eta emakumeok egiten duguna zainketek ustez emakumeok betetzen ditugu gure izaeraren oinarria izango balitz bezala

aldaketa honek zaintzak pertsonak azken finean bizitzak

nola aritu behar garen ez dakigulako zentzuzkoena den politika egiten ez dakigulako merkatuak finantzak

horiekin oso erraz moldatzen gara baina bizitzak sostengatzen dituzten eguneroko lanekin horretarako behar den denborarekin pertsonen aberastasun edo pobrezia emozionalarekin ez dakigu nola jokatu larria da gurea biharko greba hori ikustaraztera dator

mundua gelditzen dela edo behintzat deseroso dagoela nork egingo ditu zaintza lan horiek nork zainduko ditu seme alabak nork mendekotasuna duten pertsonak nork prestatuko du bazkaria

ditu garbigailuak nola uztartu hori guztia enpleguarekin ongi etorriak greba egingo duten emakumeen eguneroko

eta instituzioen buruetan ez dago emakumeen buruetan dagoena gobernantza galdetu

eta dagoeneko eguneko plangintza guztia buruan duen emakumeari berak badaki esnatu bezain laster etxeko hozkailuan zerekin prestatu behar duen gosaria bazkaria askaria eta afaria zein ordutarako behar duen garbigailua

eskerrik asko eta lanera bidean ogia erosi ateratzerakoan lanetik etxera duen dendan erosi beharrekoa eta abar eta abar eta abar

planto egingo diogu eta horrela dabil jendea zoratzen beraz baliatu dezagun sortzen duen

sumindura beldurra buelta emateko egoerari horregatik guretzako aurkeztutako proposamenaren puntu garrantzitsuena elkarrizketarena zen espazioak sortu behar ditugulako mugimendu feministarekin adituekin eta harituekin lanean ari direnekin eta nola egiten dugu hau euskal herriko mugimendu feministak gogor lan egin du azken urtebetean

eta ardatz nagusiak mahai gaineratu dizkiguten eta astelehenean hemen legebiltzar honetan aurkeztu barkatuko didazue baina ezinezkoa da jarraitzea zarata ikaragarria da eta ez naiz kontzentratzen barkatu baina eskatuko nuke hitz egin behar baldin baduzue eta ulertzen dut

ezin dugu aste honetan berria egunkarian mireia espiau berdintasun teknikariak esaten zuen

agerraldian ere bai mahai gainean jartzen genuen puntuetako bat zen berdintasun politikek edo politika feministak berdintasun politikak gainditu dituztela eta uste dut hausnarketa hori interesgarria zela eta bere momentuan ere bai jarri genuen mahaiaren gainean perspektiba aldatzeko unea dela eta unea iritsi dela adierazten

eta guretzako sostengarritasun edo politiken sostengarritasun hori aztertzen ari garen momentuan ezinbestekoa da

demokratizazioan sakondu nahi baldin badugu espazioak eskaini behar ditugulako horretarako eta uste dut gaurkoan lortutako akordio horretan benetan bigarren puntu horretan planteatzen den ideia horrek hori ekartzen duela mahai gainera lanean ari garen instituzio ezberdinek dauden politika ezberdinak mahai gainean kokatuko ditugu aldarrikapenak ere bai eta horiek nola uztartu daitezkeen

eta uste dut hori momentu honetan beharrezkoa den puntu garrantzitsuena

badelako garaia norabidea aldatzeko eta eztabaidarako eta erabakitzeko espazioak sortzeko horregatik zortzian geldituko gara kalera aterako gara sistema honetan bigarren mailako herritar nahi gaituztenean esateko ezetz prest gaudela

horretarako eta lanean ari garela horretarako eta amaitzeko aipatzen nuen autore berdinaren liburuan aipatzen den

nuke uste dudalako oso ondo adierazten duela bihar egitera goazena eta honela dio izenburua cuentan las mujeres da

eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi zaintza lanak

erdigunean jartzeko tresnen inguruko mozioa dugu eztabaidagai elkarrekin podemoseko eukene arana andreak aurkeztua zaintza lanak

garrantziaz ari da ekimena eta ez da kasualitatea bihar martxoak zortzi euskadiko mugimendu feministak ere gauza bera aldarrikatzea gero

ez dugu lortuko denok batera bultzatzen ez badugu elkarlana

proposatzaileak epe luzera ere begiratu behar zela eta neurriak hartu behar zirela dio eta ados gaude epe luzera ere begiratu behar dugu batera sentsibilizazioak paradigma aldaketak gizartean hain sartuta dauden rolak aldatzeko denbora beharko da

beharrezkoa bada pentsatzeko eta aurrera joateko indarra hartzeko helburua argi edukita eta hemen nik uste talde guztiok helburua argi dugula

elkarrekin batzutan gustatuko litzaigukeena baino astiroago bada beti aurrerantz norabide berean berdintasunaren bidean

akordio zabala eta nik uste gainera aurkeztutako zuzenketak batzen dituela sentsibilizazioa bilatzen duena

erantzunen txandara pasatuz aranak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren

eskerrik asko garrido anderea eh bildu ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza

bakarrik kontu pare bat aipatzeko zaintzaz hitz egiten ari garenean ez gabiltzalako hitz egiten soilik dependentzia egoeran dauden pertsonen

pertsona guztiek momenturen batean edo bizitzako edozein momentutan hobeto esanda daukagun beharraz bizitzaren sostengarritasuna

hori esan nahi duelako denok bizitzako edozein momentutan zainduak izateko beharra daukagulako zaintzeko beharra daukagulako badaukagulako pertsonak ere bai hor inguruaz beraz

aldaketa batez hitz egiten ari gara eta horregatik ez dependentziaz baizik eta bizitzaren sostengarritasunaz hori uste dut azpimarratu behar dela eta

ea elkarrekin planto egiteko prest ginen berak hor botatzen zituen gauza guzti horien aurrean

emakumeok behar handia daukagula elkarrekin planto egiteko garai ilunak birgogorazi nahi dizkigutelako batzuek baina uste dut ez dakitela benetan zerekin topo egingo duten aurrean asko garelako antolatuak gaudelako badakigulako behar dugunean

badela ere bai beraz bai kontatu gurekin planto egiteko

eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu bai

zuzenketa bozkatuko dugu lehenik bat hiru lau bozkatu dezakegu

bat hiru lau puntuak eta jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko bigarren puntua ere gai zerrendako bigarren puntua mozioa edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskal administrazioetan eta bereziki

feminizatuetako soldata arrakala ezabatzeko hartuko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

elkarrekin podemosek aurkeztutako proposamenarekin

oinarriarekin ados ginela adierazi genion proposatzaileari ez duelako soilik planteatzen emakumeentzako

ezberdintasunak klausula sozialek bildu beharko luketen edo behintzat eskari bat baina jende guztiarentzako gaizki ulertu ez baldin badut emakumezkoentzako bakarrik baldin bada aizu behingoagatik emakumeontzako positiboak izango diren gauzak mahai gainean jartzea ere txantxa da baina guk alde horretatik behintzat

planteatzen zenuen zalantzarekin eta uste dut larrimbe andereak ondo azaldu ahalko digula bigarren puntuan

ehuneko hogeiaren igoera horrena guk ere ez genuen ulertzen nondik zetorren

eta hain zuzen uste dut berari dagokiola niri baino gehiago azaltzea baina azalpena eskatu geniolako horren inguruan

eta hain zuzen da konparagarriak ez diren baina sektore ezberdinetan enplegatuta dauden lanbide berdinek soldata berdina izateko eskaera bat ez dakit ondo azaltzen naizen

hobeto egingo du beraz gure ustez eta oinarriarekin ados baginen ere gure ezberdintasuna edo markoan egon da guk

aurkezten genuen zuzenketa klausula sozialen eskaera edo klausula sozialen lege baten eskaera egiten zuen proposamen bat zen ez inondik inora gutxiesteko

klausula sozialen lege baten barnean bertan agertzen ziren puntuak barnebildu beharko

eta hor gure ustetan eta uste dut hor ados gaudela ikusten dugulako

klausula sozialak ezartzen baldin baditugu egun dagoen eta azpikontratatzen den edo subrogatzen den enpleguaren kalitatea sustatu

dela lan osasuna sustatu behar dela segurtasuna bermatzea

eta hor gure ustetan egun sektore publikoak euskal autonomia erkidegoko enplegu emaile nagusi bezala bai zuzenean egiten dituen

sektore pribatuarekin egiten diren azpikontrata horietan baldintzak parekatu behar dira hitz egiten ari garelako abiadura

soldata arrakalan horrek izugarrizko eragina duela zergatik besteak beste

lanbide asko eta asko oso feminizatutako sektoreak direlako eta horregatik guk

azpimarratzen genuen ideietako bat zen klausula sozialen lege horretan eta argi dago guk hona proposamen bat ekarri dugula baina bat egiten genuela eta bertan gainera bilduta zegoela

ezartzea administrazioekin kontratuak egiterako garaian hori eskatzen genuen beti ere lurraldean egon den azken lan hitzarmenaren baldintzak beteta enpresa pribatuek betebeharrekoen artean lan baldintzak ingurumen berdintasuna irizpideak arautzen ziren ere bai

eta horregatik guk txapel horri edo marko orokor hori jartzen genion ikuspuntu edo jo puntu nagusia gainera

lotsatiki bada ere nolabait aste honetan erkoreka sailburuak aurkeztutakoa hortik joan nahi zuela guretzako eznahikoa uste dugulako kontratu publikoetan ehuneko bosta

baldintza batzuk bermatzeagatik positiboa dela baina egun dagoen egoerari eta arrakala hori aurre egiteko

nola hitz egiten ari garen aste honetan martxoak zortziaren inguruan hainbat gauza aurkezten ditu gobernuak hainbat gai ekartzen

alderdi politiko bezala mahai gainera eta ez dakit batzuetan zalantza sortzen dit

orokorrean bai gobernu zein ez dakit alderdi politikook kontentzio lan bat eta agian beste egunetara eramatea

ekarri diren proposamenak gutxietsi nahi zalantzarik gabe garrantzitsuak dira eta gainera babestu egingo dugu proposamena bera baina bai gobernuak egiten dituen aurkezpenak emakundek berak egin dituenak ere bai aste honetan dena sartzen dugu eta zer gertatzen da edo zer geratzen da gerorako hor uzten dut

beste puntu bat bezala baina berriz ere azpimarratuta gure ustez aldaketak bultzatu nahi baldin baditugu lege aurrerakoiak eta

suposatuko duten proposamenak jarri behar ditugula mahai gainean elkarrekin podemosek ekartzen zuena sorta bat da eta uste dugu sorta horri guztiari txapel egokia ematea ere ezinbestekoa dela

alderdi popularrak egin duen bezala eskatuko duguna da aldaketa hori bultzatu nahi izan ezkero klausula sozialen

ekarriko dugun momentuan ere paso ematea behintzat eztabaidatu dezagun horren inguruan uste dugulako hor kokatu daitezkela eta kokatu behar direla gainera

handi horien arteko elkarrizketarako puntuetako bat besterik ez mila esker eskerrik asko etxebarrieta
anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

legebiltzar buru andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi berriki otsailaren hogeita bian emakume eta gizonen arteko soldata arrakalaren

duela urtebete garcía andreak esan duen moduan soldata arrakalari buruzko eztabaida izan genuen bilkura honetan

eraman nuen nire taldearen izenean eta orduan bai adostasun zabal bat berresteko aukera izan genuen gaurkoan ordea ba tamalez

egoera berdinaren aurrean eta tamalez diot soldata diskriminazioa delako gaur egun eta emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna eragin eta betikotzen duen faktoretako bat soldata diferentzia emakume eta gizonen arteko berdintasun ezak eragin eta

urtean eta orduko datuak esaten ditut azkenengoak baitira

eurotakoa izan zen gizonen bataz bestekoa hau da hogeita bost mila seiehun eta laurogeita hamasei euro baina

errentarik batere jasotzen ez duten emakumeen proportzioa ehuneko hamabost koma hirua da eta gizonena aldiz ehuneko hamar koma zortzi

handiagoa da gizonena baino alabaina zifra horretatik gora egoera alderantzikatu egiten da

eurotatik gorako errenta duten gizonen proportzioa emakumeena baino tarte guztietan eta mundu mailan azterketa egiten badugu emakumeok gizonok baino bataz besteko ehuneko hogeita hiru gutxiago irabazten dugu eta egoera honek ez ditu mugarik ez dauka fronterarik ez dauka sektore berezirik

herrialde guzti guztietan gertatzen den zerbait da ez naiz berriro pasa den urtean egin nuen moduan soldata arrakalaren zergatiak azaltzen jardungo

emakumeon lanaren gutxiestea euren artean dagoelarik lan merkatuan partaidetza baxuagoa zer nolako postuak asumitzen ditugun edo eta diskriminazioa emakumeok orokorrean gutxiago irabazten dugu ordu gutxiagoko lan saioak ditugulako kaskarrago ordaintzen den sektoreetan lan egiten dugulako edo enpresetako goi karguetan ordezkaritza gutxiago dugulako baita ere lan berdina egiteagatik

soldata baxuagoa jasotzen dugulako sektoreka alde handiena zerbitzuen sektorean jasotzen da

emakume gehien argi ikusi dezakegun moduan beste behin ere diskriminazioaz hitz egiten ari gara berdintasun ezaz ari gara honi aurre egiteko guztion konpromisoa beharrezkoa dugu legebiltzar honen ardura da administrazioaren ardura da enpresa buruen ardura da sindikatuen ardura da gizarte osoaren ardura da guztiona

munduko ekonomia guneko genero arrakalaren munduko tasako lehen postua sailkatutako ehun eta berrogeita lau herrialdeen artean

eta ordudanik konpromiso irmo horri eutsi diote aurrekontuak ikuspegi horretatik aztertuz

eta gai horretan erreferentziazkoa bilakatu da mundu osoan bere ibilbide eta lorpenengatik eusko jaurlaritzak bestalde hamar urte darama

publikoen eraldaketa bultzatzearren eta emakumeen eta gizonon arteko berdintasuna lortzeko helburu orokorra zeharkakotasunez sar dezaten

en la buena dirección gobernu programak bi mila hogei bi mila hogeita hamar jasangarrirako helburuekin lerrokatuta

berdintasunaren konpromisoa jasotzen du zazpigarren emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak aurrekontuetan genero ikuspegia sartzea zehazten du gobernu onerako helburu gisa berriro ere euskadin bi mila bederatzigarrena urterik aurrera

genero eragineko txostenak sistematikoki egiten ditu hemen egiten dira aurrekontu orokorren gainean emakundek bere aldetik bere egiaztapen txostenak egiten ditu gaur egun aurrekontuaren ehuneko laurogeita hemeretzi koma laurogeita zazpik genero osagaia hartzen du kontuan eta

adierazgarritasun handia eta ertaina du genero eraginaren azterketa administrazio prozedura arruntera gehitu da aurrekontu orokorrak prestatzeko

autonomo guztiek beren aurrekontu programak aztertu behar dituzte eta ogasun eta ekonomia sailari horien berri eman eusko jaurlaritzaren apustua da euskadi genero berdintasunean europako lehen lau herrialdeen artean kokatzea

halaber politika publikoak hobetzea genero ikuspegia sar dezaten aurrekontu prozesuaren maila guztietan genero zeharkakotasunaren kontzeptua

urkullu lehendakariaren gobernuak hiru erronka ezarri zituen legealdi hasieran berdintasun politiken inguruan zazpigarren berdintasun plana burutu onartu eta garatzea indarkerian esku hartzeko esparru juridikoa ezarri eta soldata arrakala saihesteko plana ezartzea

gizonen eta emakumeen arteko ordainsari berdinketarako klausulak eta euskal kontratazio publikoko soldata arrakalaren aurkako neurriak jasotzen dituen plana aurkeztu du eusko jaurlaritzak plan honek

kokatzea du helburu eta erronka kontratazioaren esparruan arlo guztietan eta gizarte desabantailan dauden emakumeen zenbatekoa handituz

emanez erantzukizunezko postuetan berdintasun formakuntza emanez lan taldeetan sexu jazarpen eta sexuaren ondoriozko jazarpen kasuetarako protokoloak ezarriz kontziliazioa helburu ordutegi malgutasuna ezarriz telelana laguntza zerbitzuak jantokiak haurtzaindegiak

ditu hogei zuzentarau hirurogei neurri zehatz eta berrehun eta laurogeita hiru miloi euroko baliabide ekonomikoen aurreikuspena hurrengo bi urtetarako

ekintza zehatzak eskatzen dizkiozu gobernuari hona hemen zehatzak zehatzak baino zehatzagoak

soldata orduko desparekotasuna murriztea oso modu orokorrean esango ditut bestela

bigarren ardatz bezala eguneko lanaldiari buruzko desparekotasuna murriztea

y a tiempo parcial deskribatutako aspektu guzti hauetan lan egitea proposatzen genuen gure zuzenketan beste taldeekin hartu emana izan dugu

talde proposatzailearen testutik nahiko urruti aurkitzen ginen gure ustetan

ez dugu uste ondo planteatuta zeudenik ez modu egokian behintzat eta oso modu orokorrean gai potolo ugari azkenean eraginkortasuna galtzen zela uste genuen hobe zehaztasunetara joatea eragingarriak izan ahal izateko

kontzeptuan ere ados egon ahal izan arren ez dugu uste lege berri baten unea behintzat orain denik gizonen eta emakumeen arteko ordaintzari berdinketarako klausulak eta euskal kontratazio publikoko soldata arrakalaren aurkako neurriak jasotzen dituen plana

eta ikusi epe ertainean espero dugun moduan eragingarria den ala ez

egiten genuen nahiz eta planteamendu orokor bat izan bakarrik falta da berak gurearekin bat egiten duen ala ez jakitea

bai bakarrik esan guzti honengatik gure taldeak talde sozialistarekin bat aurkezturiko zuzenketa egokien ikusten duela euskadin soldata arrakala txikitzeko abian jarri beharreko politikak eta ekintzak bultzatzeko boluntadea eta konpromisoa eskatu zaio gobernuari hemen daude
eta hori gaurkoan babestuko duguna eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga anderea erantzunen txandara pasatuz garcía anderea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

alde batetik bai esatea islandiari buruz hitz egin duzuela eta gogoratzen dut izan genuen lehenengo eztabaidatariko batean esan zenidala asko

eta asko pozten gara zuek ere herrialde horrekin genuen obsesioa

eta gainera azpiazuri hemen ez dagoen arren bidai ona eta oparoa opa diogu uste dugulako asko dagoela bertatik ikasteko eta beno bueltan kontatuko digu zer topatzen duen bertan fraudearen inguruan eta jarri daitezkeen azterketa horietan guztietan argi dago bat egiten dugula baina uste dut egun arazoaren muina

bide fraudulento edo ilegaletan baino legaletan dagoela hau da oraindik ere nola kontratatzen den nork eta ze baldintzetan egiten duen eta nola

desberdintasun handienetariko batzuk badakit soldata arrakalaren inguruko azterketa horretatik eratortzen den lanetan badagoela enpleguaren azterketa bat egiteko asmoa uste duguna oso garrantzitsua dela egun

enplegu ezberdinei horrek luzera begira joko duela eta bide horretan ba gaur elkarrekin podemosek ekartzen zuen proposamena gure ustez bide konkretu egingarri batzuk ekartzen zituen eta horregatik babestuko dugu guk proposamen hau bide konkretuak mahai gainean jartzen dituelako

hasteko baino neurri konkretu batzuk mahai gaineratzeko aukera bat bezala ikusten dugulako beraz

babestuko dugu nola ez bestalde

arbulo jaunari esatea ba nirekin ez baina ugarte andrearekin esertzera gonbidatuko

ekarriko baitu hona klausula sozialen inguruko eztabaida hori

aukera daukagun baina eskertzen dut egindako proposamena
mila esker guztioi eskerrik asko etxebarrieta anderea

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora garcía

arrizabalaga andrea eztabaida amaitu denez

garcía larrimbe andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz

eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

egoitza zentroetako egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda
eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko bai

egun on denoi ba orain hamabost egun artolazabal sailburuak interpelatu genuen gipuzkoako egoitzetako greba hasi berritan

gertatzen ari denarekin eta onartu behar dizuet kezka hori inolaz ere

emandako azalpenekin edo azalpen ezekin ez nuke jakingo nola definitu hemen botatakoak

kontuak beste norabide bat hartu dezaken zantzurik ere ez zen egon baina badira zifra batzuk

hamar hamar urte pasa dira gizarte zerbitzuen legea onartu zenekin bi urte eta erdi gizarte zerbitzuen eta prestazioen

indarrean sartu zirenetik bi urte eta erdi eta

eta hazkunderako joera luzarotik dator eta luzaroan mantenduko duela

ehuneko hogeita zortzi koma bi izatea espera da adineko gehiago eta

ere eta ezin dementziak aipatu gabe utzi hirurogeita bost urtetik gorako herritarren ehuneko zortzihamar bitarte horretan dementzia motaren bat du eta laurogei urtetik gorakoen artean ehuneko hogeita bostera igortzen da proportzioak kalkulatzen da hirurogeita bost milatik gora direla

gero eta ohikoagoa da gainera nork zaindu ez duen pertsonekin aurkitzea eta horrek zaintza maila handiagoak eta desberdinak eskatzen ditu

baino egoera horretan mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzikoa da zifra lehengo mendekoa gaur indarrean dagoen egoitza zentroetako dekretua

eta urte hauetan ez dira eguneratu langile ratioak pertsonalari dagozkion kualifikazio edo perfil profesionalak edo zentro horiek izan behar dituzten behar funtzional eta materialak egoera honetan laurogeita hamabi beste zifra gipuzkoako egoitza zentro batean

denbora eta beste zifra bat berrogeita biko bat bizkaiko erresidentzietan

gauez eta bat bakarra ehun eta berrogeita hamar lagunentzako txagorritxuko gaueko turnoan erizainei dagokionean

hemen artolazabal sailburuak etengabe bere lana egiten ari zela esan bazuen ere jaurlaritzak ez du bere lana eta honek ondoriok oso larriak ditu lehenengoan ere esan genuen bezala

bai bere senitartekoentzako eta noski egoitza horietan lanean ari diren profesional guztien bizitzan ere milaka direlako egoitza horietan lanean ari diren emakumean

lan arlo bat delako egoitza zentroetakoa eta beste zaintza arloetan gertatzen den moduan

merke saltzera behartuak gai honetan gure posizioa ezaguna da zaintzak erdigunean jartzea ahalbidetuko duen zerbitzu publikoen aldekoa da gure autua

duinak izatea ezinbestekoa dela kalitate zerbitzuak eskaintzeko eta horrela erakutsi dugu bai gobernuan eta bai oposizioan gaudenean eta mozio honek bere oinarrian ere

batean lortutako akordio bat duela gogoarazi nahi nuke akordio zabal bat jaurlaritza honek bete ez duena

gizarte duin batek egin behar dituen bi galdera nola izan nahi dugun zainduak eta nork eta nola zainduko gaituen

erantzuna ikusiz eta baita ere gero taldeek sartu dituzten emendakinak ikusita hau ez dela gobernu honen lehentasunetako bat

el cuidado en el centro sailburuak esaten zuen dekretua egiteko prozesuaren helburua dela kalitatezko egoitza zerbitzuak bermatzea nik txosten hau eta dekretuaren bueltan egin diren gainontzeko txostenak ikusita

eta desde luego honek ez dio erantzuten bi mila hamazazpiko otsailean legebiltzar honek talde guztien babesarekin baita gobernua sostengatzen duten taldeenarekin ere jaurlaritzari egindako mandatuarekin

dituela eajk eta alderdi sozialistak aurkeztutako emendakinak

eta hiru urte luze pasa direnean zuek hemen gaur zuen emandako hitza jan egin duzue aurkeztutako emendakinarekin disimulurik gabe

baina ahazten dituen ikuskatze funtzioak non dago egoera guzti honen aurrean

goi ikuskaritza non ez dakit departamentuko estruktura organikoak desde luego galduta zuk emandako erantzun batzuen arabera eta artolazabal sailburua lehen hitzartzean behintzat erabat

artolazabal sailburuak hemen bota zituen kontuen artean behin baino gehiagotan azpimarratu zuen eta uste dut inportantea dela dekretu honen elementu garrantzitsuenetako bat planteatzen

behar fisikoetatik haratago bestelako helburu batzuk planteatuko zituena baina uste duzue zuek hori posible dela asfixiatuak dauden emakumeekin egitea

gipuzkoan baina dekretu berri horren aplikazioa zehatza balitzake gutxiago izango litzake

atentzio modelo hori atentzio modelo hori garapenerako planteamendu horietan binkulo planteamendu horietan gaur egungo ratioekin bermatu daiteke esango nuke

esango nuke beste ratio batzuk planteatzen ez badira behintzat hori emakumeen prekarizazioaren bizkar egin nahi duzuela igual pentsatzen duzue

eta nola zainduko gaituzten zaintzen gaituzten horiek uste dut luze hitz egin dela gaur goizean eta batez ere aurreko puntua luze hitz egin dela horretaz

aipatzen zuen herri honek duen soldata arrakalaren muinean

gutxiesteak soldata arrakala ekartzen du eta ez dago soldataren arrakalaren kontrako posizio sinesgarririk horrelako egoeren aurrean perfilez jarrita

egoera honen aurrean perfilez jarrita hau hauek erantzukizun publikoko zerbitzuak dira ikuspegi honetatik

bi urte pasa direnean premiazkoa ikusi genuen mozio honetan ekarri ditugun

hemen planteatzea oso eskakizun argiak dira eta gainera esango nuke elkarrekin podemosek egin dituen ekarpenekin oraindik borobildu egin direla baina oso argia da zer eskatzen diogun gobernuari gobernuari eskatzen diogu bete dezala bi mila hamazazpian legebiltzar honek esandakoa por cierto zela bi mila hamaseian ere esandakoa bete dezala bi mila hamazazpian esandakoa termino horietan aipatutako terminoetan bete dezala agindutakoa eta konprometitutakoa eskatzen diogu gainera errealitate berri horri

eguneratu ditzala eta planteatzen duen eredu hori

dagozkion ratioak kokatu ditzala eskatzen diogu bere lana egin dezala eta ikuskatu ditzala zentro horiek eta eskatzen diogu

pauso bat ematea eta eskatzen diogu gizarte zerbitzuetan lanean ari diren emakumeen lan baldintzak hobetzeko

zergatik funtsa ekintzetara pasa behar delako eta berdintasuna dohainik ez delako ateratzen eta errekonozimenduak eta

herri honek behar dituen pauso horiek eraldaketa horiek aurrera egin ahal izateko

zein den maila dialektiko batetik haratako doan zuen proposamena zein da

mugimendu feministak erakundeko kideoi ekintzak eta konpromisoak nahi zituztela esan ziguten

eta ekintza zehatzak eta hauek dira gureak hauek dira gureak aurrean zuek maila diskurtsiboan geratzea planteatzen duzue

dagoeneko inolako sinesgarritasunik ez duen akordio baten

benetan eraldatzaileak diren politikak martxan jartzeko garaia dela eta horrek eskatzen ditu konpromisoak eta eskatzen ditu baliabideak eta eskatzen ditu planteamendu

horretarako gu prest gaude jakin beharko genuke zuek biharkoaren harira plano diskurtsibo horretatik haratago

zerbait mahai gainean jartzeko prest zaudeten berdintasun hori bermatu ahal izateko ze hemen gaur

asko hitz egin da baina hemen dago soldata elementu nagusienetako bat artolazabal sailburuaren esku dago hau erantzukizun publikoko zerbitzuen baitan kokatzen da zuek hemen asko duzue esateko
eta ikusiko dugu zuen ekintzak zeintzuk izango diren eskerrik asko kortajarena anderea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok sailburua hoy estamos

euskadin gipuzkoako egoitzetakoak eta bizkaiko etxez etxeko zerbitzukoak hemendik

elkarrekin podemos taldearen aburuz bizitzak erdigunean jarri behar dira mugimendu feministak proposatzen duen bezala bide horri egiteko ezinbestekoa da agureen

adineko pertsonak eta emakumeek pairatzen dituzte bai egoitzetan lan egiten dutenak

berdintasuna politikak lehentasuna ez izatearen adibide argia dugu eskatu

gaur lehenengo puntuan arretei buruz hitz egin dugu eta hirugarren puntu honetan ere nahiz eta bereziki

eusko jaurlaritza eskatzea edo behintzat proposamen eh bilduk aurkeztutako proposamenaren nahia dela eguneratzea pendiente dauden dekretuak eta guk bat gatoz

hemen aipatu den bezala akordio zabal hau lortu genuela orain dela bi urte legealdi honen

aurreko legealdia bukatu baino lehen akordio bat ere izan genuen gai honi buruz hemen argi eta garbi berriro esan behar dugu gobernuak

ez dituela bete eta zaintza edo arretei buruz hitz egin dugunean emaitzak ikusita gai hau ez dela

lehentasuna eta hori esan behar dugu argi eta garbi guztiz harritzekoa dela

decretos behar diren dekretuak eguneratzea behar den erantzuna emateko gai honetan eta bereziki arreta egokia

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

eguerdi on euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroetako egoerari buruzko mozioa dugu eztabaidagai nahiz eta zaintzari buruz ere bai eta dagoelako gaia hitz egin dugun eta lehenago puntuan esan dudan bezala

zitzaigula honen inguruan hitz egitea gizarte zerbitzuetako legea

askotan hitz egin dugu igarotako denbora honetan oraindik ez dela garatu behar beste aitortu egin dugu behin eta berriz legeak berak

ez direla martxan jarri momentuz orain dela gutxi legebiltzarrak antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartzeko aukera izan genuen

urteurrenean balantzea egiteko momentua izan zen eta bertan plazaratu genituen oraindik ditugun erronkak eztabaidaezina da ez dagoela guztiz garatuta egia da baita jaurlaritzak bere eskumenak erabiliz badabilela garapen dekretu horiek jorratzen

bi hiru hilabeteko epean nagusien egoitzetako dekretuak gobernuaren tramite guztiak gaindituta izango ditu eta indarrean sartuko da

nahi baino beranduago datorrela ziur baietz ezin dugu ahaztu parte hartze handiarekin egin dela dekretuaren tramitazio guztia sektorearen inplikazioa garrantzitsua izan dela eta baita maila ezberdinena alderdi politiko ezberdinak agintean zeudenean

bere aldaketa ondo dakizunez eta jakin badakigu guztiok gizarte gaietako eskumenak nola antolatuta dauden eta horrek suposatzen duen lana aurrerapausoak emateko beraz dekretua indarrean sartzeko oso gutxi falta da eta pozten gara parte hartze handiarekin landu egin delako galdera eta informazio eskaerak egin dituzue ere bai gai honekin

zain gaude epearen barruan daudelako orduan zein da legez bestekoaren benetako helburua dekretua indarrean jartzea edo gobernua jipoitzea ez delako gizarte zerbitzuen legea behar beste garatu ez dakit astero astero

eztabaidatzen egongo garen baina hori ematen du podemos bilduren usteko lehia horretan nor bere burua sozialagoa dela aurkeztu nahian

badakigu sektore hau feminizatua dagoela zaintza emakumeen ardura jarraitzen duela izaten batik bat baina ez dugu konpartitzen ez

esandakoari ematen zaion babesa eta hemen be bai aipatu egin duzuena bai podemosek eta bai bilduk esaten zenutelako bizkaiko egoitzetan egon zen

protagonista nik uste zure ekimenean horrela esaten dela edo interpelazioan esan zenuela eta gaur ere bai hemen

guanche andreak eta bestalde gauza asko nahastu egiten dira ekimenean dekretuaren onarpena eta horretan onartzen dugu

sektore feminizatua dela eta lan baldintza txarrak daudela sarri esaten dugun bezala denetaz

baina benetan uste duzue legebiltzarraren eskumena lan

ez dut uste ez sindikatuak ezta langileen ordezkariak bat etorriko direnik gu horretan sartuko baginateke eta azkenik ez du ematen lar logikoa denik hirurogei milioi euroko funtsa eskatzea kolektibo honen lan baldintzak hobetzeko batetik

benetan ez dugula ikusten inondik inora funts honen beharrizanik baditu bere funtsak eta onartuta daudenak gure zuzenketa babestuko dugu gure ustetan argiagoa delako legea betetzea eskatzen duelako

aurrera pausoak eskatzen dizkiolako jaurlaritzari eta euskal beste administrazioei esan dut berandu goazela legearen garapenean gizarte zerbitzuen zorroa atzerapenez onartu zen kostata baina indarrean dago eta positibotzat hartzen dugu guk

aurrerapausoak ematen jarraitzeko prest gaude eta horretan

gizarte gaietan eskumenak dituzten herri honetako erakunde ezberdinak beti aurrera begira sendotasunez erantzukizunez astiro baina martxan
aurrera eskerrik asko arregi

ba denari buruzko hitz egin daiteke baina gizarte zerbitzuen legaren garapenaz hitz egitea ezin da hori astero astero gai honi buruz

arregi andreari iruditzen zaio gobernua jipoitzea dela hamar urte beranduago eta bakoitzak hemen bere erantzukizunak betetzen ez dituenean hori da bakoitzak dituen erantzukizunak ez betetzea eta zuek ere hori aztertu beharko zenukete eta noski gauza da

bestelako maila batean eta lasaitasunez honen inguruko ponentzia bat irekitzeko aukera horri ere ezezko borobila eman zenioten

baina nonbait ez dugu asmatzen orain hau ekartzen dugu

geratzen direnean artolazabal sailburuak dekretu hau ekartzeko zuri iruditzen zaizu sinesgarria dela momentu honetan hemen gertatzen ari dena bi mila hamaseikoa da akordio hau bi mila hamazazpian

akordio hori betetzea termino oso konkretu batzuetan gainera eskatzen da gainera akordio horretan inplikatuak diren

jarrera proaktiboa edukitzea kontratazio publikoetan hirugarren puntua da hori eta inplikazio maila areagotzea perfilez ez jartzea eta ez duzue horrelako ezer egin eta bi urte eta erdi pasa direnean esaten didazu ea zergatik ekartzen dugun orain

oso kezkatuak gaudelako eskuartean ikusten dugun egoerarekin

gure kezka guztiak hona ekartzea are gehiago proposamen konkretuekin datozenean hori

dirua jarri behar delako eta zuri iruditzen bazaizu hirurogei ez dela proposamen bat baina ez dago inoiz proposamenik ez zaizkizue gure gizarte zerbitzuen legearen inguruan hitz egiteko ekartzen ditugun formulak ez zaizkizue gustatzen baina zuek kontrara ez duzue inolako proposamenik ekartzen eta esaten duzue

prozesu oso parte hartzailea izan dudalako eta ikusten badugu dekretuaren eguneratzearekin datozen txosten guzti horiek badago bat prozedurari dagokiona eta hor ikusten da gobernu honek prozedura guzti horretan egon diren alegazioei eta egindako txostenei ematen dien erantzuna eta batzuk jasotzen dira

dekretu bat bera ere garatu ez denean bat bera ere garatu ez denean

iruditzen zait karramarroarena egitea dela atzera egitea iruditzen zait edozein kasutan

argiak orain gutxi berdea da amore berria liburua argitaratu du bizkaiko grebalarien bizi esperientziak eta kontatzen ditu eta denoi gomendatzen dizuet

ze eboluzio egon den non gauden eta nora goazen

oso inportantea dela eta bukaeran badago apartatu bat deitzen dena gizartea eraldatzea edo horrelako

proposamen bat edo horrelako zerbait titulatzen da eta esaten du lana eta bizitza

baina lanaren lehengaia jendearen bizitza denean eskemak berrikusteko ordua da egoitzetako langile askok nabarmendu dute pertsonekin egiten dutela lan euren baldintzak hobetuta asko hobetzen da

sektore konkretu bateko langileek borrokan izandako bizipenak jasotzen saiatu dira liburu honetan alor konkretu horretatik abiatuta ordea

has daiteke bizitza erdigunean jartzen duen mundu bat eta ni horrekin geratuko naiz emakume guzti horien borrokarekin zuen baimena grebak egiteko ez biharko eta besteak zuen baimena behar ez duten

horien irribarrearekin geratuko naiz eta bihar mugimendu

joango zarete eta nik gomendio bat egingo dizuet

bilatu erresidentziako langileen pankartak eta han esplikatu hemen eman dituzuen azalpenak

eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko guanche anderea euskal talde popularra garrido anderea zurea da hitza

cuando gobernaba mariano rajoy nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

ni ados nago eztabaidatu dezakegula denetaz

nik ez nuen mozteko asmorik eta ohituta gaude guanche andrea eztabaidatzera ostegunero ia ia

baina egia da mozio bat aurkeztu zela dekretu baten inguruan gauza oso zehatz baten inguruan eta egia da

sailburuak esan zuela onartzeko

ateetan dagoela beraz ez genuen ulertzen zergatik ekartzen zen momentu

zilegitasun guztiaz ekarri ahal dela ekimena eta eztabaidatu dezakegula eta dena hori lehen puntuaren inguruan eta esan dut eta aitortu dut eta behin eta berriz

behar genuen bezala ados nago eta horrela aitortu egin dugu behin eta berriz eta hori

lehen parte hartzean gero

horren inguruan eztabaidatu egin dugu lehenengo puntuan eta adostasun zabal batez onartu egin da eta gero

esan nizuen hitz egiten egon ginenean ea posible zen erdibideko bat ba funtsarena ez genuela ikusten eta lehenengo nire parte hartzean ere esan dut

zuek ere bai badakizue oso ondo diruak eta lehentasunak

dagoen tresnarik inportanteena aurrekontua da horri ere bai atea itxi zenioten beraz besteei jipoitzea edo esatea leporatzea beti

posibilitate bat funts hori edo behar zenutena edo aurrekontuak onartzeko eta aurrera pausoak emateko ze zuen ustetan gobernu honek ez duenez

ez da horrela eta guanche andrea esaten zenuen hitzetatik

mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y seis contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

mugikortasun jasangarriari buruzko lege proiektua onartzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

nada más muchas gracias eskerrik asko

nola etorriko den eta batez ere zertarako balio izango duen lege proiektu hori gaur egun euskadin euskadiko gizartean dauzkagun

erronkei aurre egiteko eta erronka horiek

batere makalak erronka hauek garrantzitsuak dira ekonomiaren deskarbonizazioa trantsizio energetikoa

zerbitzu publikoa efizienteagoa eta arrazionalagoa izateko eta

para salir adelante eta tresna horiek dira gaur egun behar ditugunak eta badakigu jaurlaritzak aurkezten dituen

lege proiektu guztietan tresna horiek ez direla agertzen

orain zer gertatu zen sostengarritasun energetikoaren legearekin nola iritsi zen eta nola onartu genuen e igual

jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeetara pasatuz euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea sailburu anderea legebiltzarkideok egun on

muinean alderdi popularrak aurkeztu duen

testuaren aldekoak baizik eta ere bere helburuak babesten ditugulako yo creo que la señora

becerra jaunak esan duen bezala lehenengo puntuari dagokionez mugikortasun jasangarriaren inguruko lege proiektu batek ez dauka inolako zerikusirik lehenengo puntuarekin ez teknikoki eta politikoki are gutxiago ez zaigulako iruditzen abiadura handiko trena beti esan ditugun gauza horiek jasangarria denik ez zaigu iruditzen eredu bat denik ez sostengarria ekonomikoki ez ingurumen

maiz hitz egin duguna hemen eta beraz ez diot denbora gehiago dedikatuko

mugikortasun jasangarriaren inguruko lege proiektu bati buruz eskatzera etorri eta lehenengo puntua izatea abiadura handiko trenaren inguruko sarrerak espainiari eskatzea

ekimen bat planteatzea ez daukalako zerikusirik hemen egin behar denarekin bat hori eta bigarrenik iruditzen zait legea hitz serioa dela igual nik deformazio profesionala daukat deformazio profesionala daukat

jaurlaritzari gustatzen zaiola legeak ekartzea lege proiektuak legegintzaldi honetan hamaikagarren lege proiektua litzateke hau eta nik irakurri dut legearen aurre proiektua eta zerbait oso garbi baldin badaukat da hau ez dela lege baten aurreproiektu bat orduan oso paradoxikoa iruditzen zait alderdi popularrak eskatzea nolabait ere gobernuari zuritzea ekimen legegile bat ez litzatekeena legegilea izan beharko

mugikortasun jasangarriaren inguruko lege bat agian bai agian beharko luke hau mugikortasun jasangarriaren inguruko lege bat da

zergatik da hain zaila mugikortasun jasangarriaren inguruko lege proiektu bat egitea ze legeen definizio guztiak eta hemen daukat wikipediakoa egin dut hola kuriositatez wikipediako

lege proiektu honekiko obedientzia ez dagokio inori

ez partikularrei ez enpresei hau da da lege bat ez daukana inolako ahalmen koertzitiborik da lege bat ez daukana planteamendu bat esanez

ez baduzu betetzen hau gertatuko zaizu zuri zuri beste hau gertatuko zaizu eta hari beste hau gertatuko zaio hori da lege bat lege kategoria

eta gainera esango du nola egingo duen ze santzio jarriko dituen eta nola finantzatuko den agian posible da finantzazioarena dekretu bidez edo beste motatako araubidez egitea baina legeak berak edukin bat eduki behar du bestela ari gara hitz egiten de una declaración de intenciones

o de un acuerdo interinstitucional orduan hemen jasotzen den edukia ezerezaren gaineko edukin bat izanik akordio inter instituzional edo akordio politiko baten bitartez aurrera eraman beharko litzateke

azkar atera dira instituzio batzuk hainbat alderdik hola nahita arau hori edo lege hori ez aurrera ateratzeko

hain zuzen ere konpetentzia auzi bategatik eta hemen planteatzen dena aurreproiektu honetan planteatzen dena da hain zuzen ere beste instituzio batzuen konpetentziak edo eskuduntzak jan egingo dituela bat batean

ia ia inolako konpetentziarik ez baldin bada plan direktoreak egitea ez baldin bada proposamenak egitea eta ez baldin bada koordinazio lan soilak egitea eta koordinazio lan soilak da instituzio batek izan dezakeen ahalmenik exkaxena

da ahalmenik exkaxena eta orain bat batean ematen zaio ahalmena informe prezeptiboak egiteko

lurralde historikoetako garraio agintaritza desberdinei informe prezeptiboak beraiek aurrera eraman behar dituzten politiken inguruan hori adibide bat jartzeagatik beste adibide bat jartzeagatik

aspalditik aldarrikatzen du euskal herria bilduk aspalditik aldarrikatzen du

gu izan ginen momentuan zegoen jaurlaritzarekin batera alderdi sozialistaren jaurlaritzarekin batera lortu genuenak benetako integrazio tarifario bat lurraldean

harrezkero bi mila hamairutik denbora asko pasatu da bi mila hamairuko martxoaren lautik eta ez da egon

baina ez da egon akordio politikorik hau da mugikortasun jasangarriak benetan

eraginkorrak izango diren legeak onartzeko eta ez planteamendu politiko soilak egiteko horretarako behar dira akordio politikoak eta arlo honetan precisamente zerbait ez baldin badago da akordio politikorik denok ados gaude teorian zuk irakurtzen duzu preambuloa eta denok gaude ados mugikortasuna sostengarria izan behar dela jasangarria izan behar dela garraio publikoaren aldeko apustua egin behar dela emisioen aurkako politikak egin behar direla aldaketa klimatikoaren aurka borrokatu behar dela

denok gaude ados baina gero neurriak planteatzerakoan ez eta honek hori egiten du ba honek hori ez du egiten hori ez du egiten

naiz eta irakurketa azkar batean izan ikusten duela hori ezin dela ezin dela izan beraz

ekimen konkretu bakarra funikularretan mugatzen da

nola arautuko ditugun gure funikularrak ulertzen ulertzen zein den planteamendua orduan ez dudana ulertzen da nola zuritu nahi duzuen

gobernuak aurkezten duen hau hau ez da lege proiektu serio bat

bere horretan honi ezin diogu lege rango bat eman legea oso gauza serio delako berriro diot eta horregatik iruditzen zait absurdoa dela zuek hau planteatzea broma makabroa bezala iruditzen zait zuek hau planteatzea eta iruditzen zait

inguruko ekimen guztien aurka gaudelako eta oso garbi dagoelako gure posizioa eta guk ere ba becerra jaunak bezala eskatuko dugu puntukako bozketa beste bietan abstenitu egingo garelako zeren egia da bigarrenaren aurka egotea oso itsusia dela guk ere nahi dugu foru aldundiek parte hartzea guk ere nahi dugu udalek parte hartzea baina ez da nahi dugula beraiek parte hartzea beraiek parte hartu behar dute

lege hau proiektu hau aurrera joango balitz beraien eskumenetan sartzen ari gara eta horri buruz ere gaur egungo marko juridiko instituzionalak ez digu bide ematen

zailtasun handiak izango dituela egungo eskumen mapa kontutan edukita aurrera arrakastaz ateratzeko beraz gure abstentzioa izango duzu beste bi puntuetan

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi miren cuando el tema

becerra jauna elkarrekin podemosek ez anduezak ere ez

bozketara pasatuko gara lópez de ocariz anderearen mozioa puntuka bozkatuko dugu lehenengo puntua eta gainerako biak beraz lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veintisiete contra beraz onartuta geratu da lehenengo puntua jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz

unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua transferentzien egutegiari buruz eztabaida eta behin betiko

bai eguerdi on guztioi ni ere saiatuko naiz laburra izaten izan ere jada bada bosgarren edo seigarren aldia gai honekin ateratzen

epe oso laburrean gaur goizean egibar jaunak ere esaten zidan berdinarekin gatozela eta egia da berdinarekin gatoz baina

beraiek zerbait ezberdina egingo balute agian guk ere zerbait ezberdina esateko aukera izango genukeela eta ez da hala zergatik ba transferentzien gai honek bere horretan

beti daude sorpresak edo beti daude

pixka bat diskurtso ezberdinak egiteko aukera ematen dutenak eta pixka bat momentu honetan estatu espainiarrean zabaltzen ari den norgehiagoka ultra horrek norgehiagoka ea
nor den eskumaragokoa nor den espainolagoa isiltasuna mesedez nor den ultragoa

zentzugabe horrek ba orain dela gutxi ekarri digu adibidez mozio bat senatuan

mozio hori bere horretan eskandalu bat

y nosotros décimos guk esaten dugu baldin eta espainiaren aldetik

menperatu nahi gaituztenok ikusten baldin badugu beraiek beraien legeak

errespetatu zer geratzen zaigu guri zer geratzen zaigu

ez dago ez da egongo gizarte segurantzarik eta uste dugu hemen gertatuak gertatu gertatuak gertatu

ez da ppren kontua nik ppren mozioa aipatu dut esaten dut ere ppk horri nolabaiteko ofizialtasun bat eman nahi izan dio baina ez da zerbait salbuespenezkoa berrogei urtetan bai

egin dutena egin dute egin dutena eskatzen du mozio horrek alegia estatutua ez betetzea orduan pedro sanchezek

sartu ez izan horren adibide bat baino ez da guk uste dugu halako egoeretan benetan benetan zeren hemen gogoratzen dut beste mozio bat

ez dakit nola esaten zuen celebramos o valoramos positivamente horrelako zerbait hor bost kilometrotako autopista zati bat eman zenean celebramos ez dakit zenbat urteren ondoren mugimendu bat eman delako uste dugu

utzi behar direla ere irakurketak jendea nolabait engainatzeko erabiltzen direna esanez bai oraingoan ba badirudi oraingo bai dutela

baina bitartean guztia geldirik dagoen bitartean halakoak gutxi eta ganbera honek

tinkotasun eta irmotasun gehiagoz halako egoerak salatu egin behar dituela eta behingoz ezerezen truke ezerezen truke eskatu behar zaiola exijitu behar zaiola madrili

hori da autogobernu ponentzian sinatu genuenaren zati bat

ez dakigu benetan esaten dizuegu baina esaten genuen

eta gauzapena etorri behar dela etorri behar dela beste inolako akordiori atxikitu gabe hay que darlo es una

nada a cambio de nada horregatik guk gure mozioan hori da eskatzen duguna lehenik eta behin gizarte segurantza

sartzeko eta bigarrenik betearazteko

beste puntu batean eskatzen duguna da halako jarrerak espainiako gobernuaren aldetik onartezinak direnak salatu egin behar direla

psoe egon hurrengorako ere argi utzi behar diogula hemen badutela pendiente dagoen kontu bat berehala gauzatu behar dena besterik gabe
eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna zuzenketak aurkeztu dituzten

elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea ez daukat argi zein den eztabaida gaur

etorri naiz ba gizarte segurantzari buruz hitz egitera duela hiru hilabete egin genuen bezala

akordio batekin gainera lortu genuen akordio bat hitz egiten zuela gaur egin dugun erdibideko berbera hitz egiten zuela sartzeko egutegian

transferentzia eta bai egia ere zoriondu egiten genuen gutxienez batzorde mistoak pauso bat aurrera ematea egia da gaur egun

lan hori atzean geratu egin dela beno ba gobernuak

eta nik uste dut ausardia falta batekin ere baina ez naiz sartuko horretan ez dituelako lortu

baina beno ni gaur hona hitz egitera noa

uste dudalako hor dagoela edo hor zegoela gaurko eztabaida errepikatu dezakegu hainbat alditan

egia da edo zergatik hainbat gauza ez dira heldu oraindik hona eskubideak direnak egia da eta zergatik berrogei urtetan

horretan nik uste dut adostasuna dagoela argia gainera oso zabala hainbat alditan legealdi honetan aprobatu ditugu

abenduaren hamabian aprobatu genuen ere gehiengo batekin parlamentu honetan mozio bat

eskatzen zuena gaur eskatzen duguna jarri daitela egutegian

eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

hiru hilabete eskas debate hau mahai gainean zegoen

ebazpen bat onartu genuen egia da

zioena eta gaur behintzat badirudi onartuko denak antza handia duela besteak beste berdina delako eta tartean gertatu da zerbait egia da tartean gertatu da zerbait ez bakarrik senatuko mozioaren eztabaida baita ere ba espainiako gobernuaren erantzuna ez guk exijitu

mahai gainean jartzeko gizarte segurantzaren eskumenaren inguruko eztabaida eta esku aldaketa edo transferentzia eta

eta eragozpen teknikoak tarteko azkenerako utzi behar dela

eta kasuan akordiorako ere beraz guk plangintza bat egiten ari direnei jaurlaritzari esaten diogu aizu honek izaera politikoa du garrantzi handiko eskumena da eta mesedez lehentasunen artean sartu

ez du nonbait guk ikusten dugun lehentasun hori ikusten horregatik berriro ere esatea inportantea da

ebazten duen zer erabakitzen duen espainiako gobernuari helaraztea ere inportantea da nik hor balioa ematen diot zer gertatzen da ba hemen

daukagun berriro ere mozio honek ematen digu iraganari begiratzeko aukera zergatik egutegi batez ari gara

urtetako atzerapenarekin eta gai inportantea da

iraganari begira noski eztabaida eman behar zen garaian eman ez zelako eta eskuduntza horiek

ez egoteak ondorioak izan dituelako zergatik gero azaltzen da beste diskurtso bat oso bermatzailea

bilakaeraren porrota euskaldunena dela zergatik esaten zaigu

urtero urtero izugarrizko dirutza atera beharko duzue ez daukazuen tokitik

eta badirudi iraganean eta orainaldian ere gizarte segurantzaren porrotaren edo gaizki gestionatu izanaren ardura gurea dela

eta azken urte guzti hauetan guk kudeatu izan bagenu bezala gizarte segurantza beraz ez da egia ez da egia garbi dagoena da estatutuak zer esaten duen eta zer legediaren barruan

eskualdaketa edo eskumena eta ez da berdina ez da berdina zuk aipatzen duzun bezala zure emendakinean

ez da inongo sententziatik ateratakoa zuk esaten duzuna zergatik gauza bat da

izaera bateratzailea carácter unitario del sistema eta beste gauza bat da kaxa bakarra caja única gauza diferenteak dira eta hori estatutuak bereizten du eta

bereizten dute gauza bat da carácter unitario del sistema eta beste bat caja única eta horrekin zabiltza

gizarte segurantzaren inguruan urte guzti hauetan

agintaldian noiz jarri du noiz jarri du mahai gainean kasuan eskuduntza honen eskualdatzeko aukera noiz jarri du

orain alderdi sozialistak esaten du nik zailtasunak ikusten dizkiot

atzena atzena izan beharko du azken tokian jarri du guk horri erantzun behar diogu eta esaten diogu aizu ez hori

lehentasuna duen eskumena da eta lehenbailehen eztabaidatzen hasi zaitezte eta nik gehiago esango nuke nik uste dut gure jaurlaritzari

geniokeela proposamen bat proposamen bat nola ikusten den

konpetentzia horren eskualdaketa transferentzia nola ikusten duen espainiako gobernuari jakinarazi behar zaiola ezagutzen dute

nola ikusten dugun guk geure sistema propioa eta hori jakin badakite

badakite sistema horrek bere etorkizunari begira

baina bere etorkizuna ziurtatuta izango lukeela horregatik ez da bakarrik eskatzea espainiako gobernuari

sartzea egutegian lan egitasmo edo egutegi horretan

guk agindua ematen diogun bezala eskatzen diogu sar dezala

prestatu dezala egin beharreko proposamena

eske oso konplexua da bai gauzak zailak izaten dira normalean baina konplexutasun horren aitzakiapean hogeita hemeretzi urteko atzerapena edukitzea

oso dezentea ez da normala hori da iraganari begira baina gaur egun euskaldunon gain eragina duen egoera baten azterketa eta gero dago

etorkizunari begira eta garbi dagoena da antzeko eskumen bat beste hainbat eskumen bezala euskal instituzioen esku ez badaude garbi dago zerbaitek fallatzen duela

harreman politiko berri bat behar dela eta eskema ezin duela subordinazioan

eta berdintasunean eta hori da harreman politikoak aldatzea zergatik gaur egun indarrean dagoen estatutua betetzea nahi dugu murrizketak izan dituen autogobernu zati horrek berritzea eta sanatzea eta etorkizunari begira

aurrerakoi bat bere garapen ekonomikoa ziurtatuko duena eta baita ere justizia sozialean oinarritutako gizarte bat eraiki nahi baldin badugu garbi dago eskumen berriak behar ditugula autogobernuak behar duela izugarrizko berrikuntza

betea eta errespetatua baina iraganetik gatoz hogeita hemeretzi urte pasa eta gero

oraindik ez daude euskal instituzioen esku tartean gizarte segurantzarena eta etorkizunari begira garbi dago harreman berri hori autogobernuaren gaurkotze borondate politikoaren gaurkotze prozesu horretatik etorri beharko duela eta elkarren arteko

beraien arteko errespetuan oinarritutako harremana izan beharko duela bestela ez da harreman politiko eta zuzena izango errespetuan oinarritutako berdintasunean berdinen arteko erlazioan oinarritutako harremana ez bada bakarren bat egongo da

eta hori da subordinazioa eta subordinazioaren ondorioa izan da gaur egungo estatutua beteta ez edukitzea horregatik guk pentsatzen dugu jaurlaritzari esan beharrekoa esan genion orain dela hiru hilabete

esaten diogu eta gainera nola badakigun bilerak momentu honetan behintzat egutegian sarri egin beharko dituztela

esaten duena mahai gainean jarri eta espainiako gobernuari bere agendan ere sar dezala kasuan gizarte segurantzaren inguruko eskumenen

eta negoziazioa eta akordioa eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandan urruzuno jauna zurea da hitza

berriro ere nik martinez jaunari gauza batean emango diot arrazoia eta da esaten duenean ez duela ulertu zertara datorren eztabaida hau eta benetan uste dugu

ez duzu ulertu eta gure ustez nahiko sinplea da nahiko sinplea da pastor jaunak ere

xehetasun hori sartu duen bakarra orain dela hiru hilabete hemen eztabaida bat egon zen

hiru hilabeteren baitan egon da kontu bat determinantea dena eta nik uste dut hori nire lehen hitzartzean esan dudala eta horrek motibatu zuela gure interpelazioa guk abenduak eskatzen genion espainiako gobernuari

lan egutegi bat eta hemen gertatu dena da egutegi hori etorri dela urtarrilean

ikusi dugula gizarte segurantzaren konpetentzia ez zegoela barne bilduta

uste dugulako erabaki unilateral eta arbitrario hori horrek ez daukala inolako lekurik hemen egiten duelako legebiltzar honen erabakia eta hitza gainetik paso egin eta guretzat behinik

horregatik interpelazio bat egiten diogu erkoreka jaunari eta ondorioz ekarri dugu mozio hau non eskatzen diogun berriro ere sanchezi sartu ez duen hori sartzeko

berdin berdina ez da komarik ere aldatzen pero

sistema publikoa eta propioa hori da baina momentu honetan gure ustez ez gaude horretaz hitz egiten gaude esaten eskumen hori hona ekartzeaz eskumen hori hona ekartzeaz eta behin hemen dugunean hitz egingo dugu sistema hori nolakoa izan behar den

baina ez duguna onartzen da zuek eztabaida hori hona ekartzea zuen transakzioan ez dagoenean inolako hitzik horren inguruan

podemosen ekarpen honetan non dago seriotasuna eta pastor jaunari ere pixka bat berdina esaten du pastor jaunak ere

gipuzkoa eta esaten du pastor jaunak bederatzi hilabete darama sánchezen gobernuak guretzat

denbora razonable bat denbora prudente bat zerbait egin ahal izateko

eta bukatzeko esan behar dut nolabait poztu

egibar jaunaren hitzartzeak poztu egin nauela

zentzu batean eta da aitzakiak uztera dei egiten diolako jaurlaritzari

zentzu horretan planteatzen genuen gaur goizean erdibidekoa eta termino horietan erdibidekoa

eta aurrera atera ahal izango genuen kontu hau ez da nahi izan

alde batera uztera dei egiten diolako jaurlaritzari eta beste alde batetik dei egiten diolako ere gure sistemaren proposamen bat gure sistema izango litzatekeenaren proposamen bat hona ekartzera euzko alderdi jeltzaleak zentzu horretan

gure babesa izango du gure babesa izango du zeren hori inportantea da eta hori da damborenea jaunari beti berak ateratzen duen eztabaida horri ere erantzuteko modu bat damborenea jaunak esaten du

ekarri eta gu hartu lasai moldatuko gara moldatuko gara herrialde honetan espainian baino

pentsioen sistema justuago bat eta garantistago bat egiteko badaude eta hori badakizue eta ez baldin bada horrela

ekarguzue eta gure esku geratuko da

eta bueno esango dut gu gurearekin joango garela uste dugulako

eskatzea baino horrekin batera inportanteagoa deritzogula espainiako gobernuaren jarrera salatzea eta
lehenik eta behin ba gure ekimenarekin joango gara eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

nik oso ondo ulertu dut eztabaida gero gauza da zure
ildoa jarraitzea ala ez ezberdina dena baina

txapa bota dizut sistema publikoaren inguruan txapa bota dizut

esatera txapa botatzen ari direla sistema publikoaren inguruan joan eta esan

txapa bota dizut sistema publikoaren inguruan baina gauza da

atera genuelako akordio bat hemen honen inguruan abenduaren hamabian

argi eta garbi sistema publiko eta unibertsalaren defentsan

zuen proposamenean ezta ere tutik ez sistema publikoaren inguruan

hor dago gure diferentzia eta hor dago eztabaida ondo zuk esan duzu orain

zuek hitz egin nahi duzue noiz ekarri transferentzia

noiz eta nola eta nola kudeatu

eta sistema publikoaren defentsa mahai gainean jarri eta honen inguruan hitz egin baita ere nik uste dudalako gizarte segurantzaren inguruan hitz egiten dugunean

argia izan autogobernuaren defentsan estatutuaren betetzearen defentsan

larritasunean ere oso larrituta gaude gu baita ere eta ikusi dugu zer gertatu den azken hiru hilabeteetan

hilabeteetan baina horrek ez du kentzen nahiz eta kointzidentziak egon horretan ezberdintasuna

nola egingo den transferentzia hori uste dugulako eta lehen esan dudan bezala asuntoa konplexua dela eta egutegi bat beharrezkoa dela

gauza honentzako konkretuki eta horrela bermatzen dugu gutxienez ekarriko dela

itxaroten zer gertatzen den horretan eta beste alde batetik esan dudan bezala zer egingo dugun horrekin bermatuko dugu sistema publiko bat

jasoko dutela hainbat situazio ezberdinetan daudenak jasoko dutela

duten diru bakarra zein eredu nahi duzue

bakarrik izan firma bat paper batean

nola kudeatu nahi duzue oraindik ere bigarren

ez dut ezer entzun honen inguruan beraz zuen eztabaida izango da beti ekarri nahi duzuela eta gure eztabaida izango da beti nola egin nahi dugun hemen eta zer nolako sistema publikoa nahi dugun babes sozialaren inguruan eta

eta hor argi eta garbi zegoen sistemaren defentsa eskerrik asko eskerrik asko martinez jauna

guk ez dugu ezer inbentatu eta

guk esaten duguna eta legebiltzar honetan onartu da legealdi diferenteetan baina badago baita ere gehiengo batez onartu genuena nola izan behar duen transferentzia

asko egibar ba eztabaida amaitu denez

urruzuno urresti jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatutako erdibideko zuzenketak bozkatuko degu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa ocho contra